egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra

aurrekontu orokorrak onartzen dituena lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta

jaurlaritzaren ordezkaria den azpiazu jaunak dauka hitza lege proiektua aurkezteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on danoi laugarren eta azken aldiz legealdi honetan gaur

izenean datorren ekitaldirako euskadiko aurrekontu orokorren lege proiektua aurkeztu nahi dizuet hain zuzen ere proiektu hori onartzea ganbera

lege hau ez dela edozein lege baizik eta eusko jaurlaritzaren eskumenekoak diren gainerako arlo sektorialetara proiektatzen den lege bat dela eta bi mila hogei urtean zehar haren eskakizun ekonomikoak

treinta de julio eta bi alderdi horiek berretsi egin dira elkarrekin podemos legebiltzar taldearekin lortutako akordioarekin

zuzkiduren aurrekontu berresleipen garrantzitsua ekarri baitu

proiektuaren ekonomia eta aurrekontu esparrua aipatuz aurrekontu egonkortasuneko helburuek

gure kasuan helburu hori duela hiru urtetik dago beteta kontu publikoek superabita

eta garapen ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko dituen konpromisoekin hala proiektu horren ehuneko hirurogeita hamazazpi koma bost gizarte

izan ere elkarrekin podemos legebiltzar taldearekin lortutako aurrekontu akordioarekin ondoren ehuneko hori pixka bat handiagoa izango da hau da

biko soldata igoera jasotzen dugu eusko jaularitzako eta haren

itzarriri egindako ekarpenez gain gobernantza publiko eta autogobernua da hazten ez den sail bakarra bi mila hogeirako ehun eta hogeita bat koma bat milioi euroko aurrekontuari eutsiz

ogasunak eta ekonomiak berrogeita hamalau koma bederatzi milioi euroko aurrekontua erabiliko dute

eustatek aurten onartutako euskal estatistika legearen jasotako eragiketak

gehigarria sartu da finkatuz finantza partaidetzan funts estrategikoa

finantzen euskal institutuaren aurrekontuetan zuzkidura berezi gisa dakizuen bezala epe luzerako finantza partaidetza izango dute euskadiko enpresa

errotzeari eutsiko diotela eta euskal produkzio sare osoaren gainean trakzio izaera izango dutela bermatzeko hala ere xedapenak

duen bezala funtsaren finantza inbertsioak hasi aurretik finantzen euskal institutuak

irizpideak onartu beharko ditu bai eta sozietate organoetan

durante el ejercicio dos mil veinte beste alde bere ordainsari araubidearen barruan sartzen da gobernuko kideen

antzinatasunagatiko ordainsaria jasotzea nahiz eta ondorio horietako funtzionario estatutupeko langile edo lankontratuadun gisa emandako zerbitzuak soilik zenbatuko diren

baina inoiz ez karguan emandako zerbitzuak ahots kritiko batzuek modu maltzurrean interpretatu nahi izan duten bezala

vivienda etcétera askotan esan dut gobernu honek

ekintza politikoa dela nagusiki eta inozoa dela pentsatzea ikuspegi ekonomiko bakarra izango dela nagusituko dena baina era berean ukaezina da politika publiko errealistak arduratsuak eta gure eskumen zerrendara egokituak aurrera eramateko

jaurlaritzak ere badaki lerro artean irakurtzen eta

beste eszenatoki batean zegoela joan den san balentin egunean eh bilduk euskaldunen bizimodua hobetuko besterik egiten ez zuten bozketetan

para familias empresas y jóvenes akordio honen arabera berrehun eta bat koma bost milioi euroko

euskal talde popularraren ordezkaria dauka hitza damborenea jaunak osoko zuzenketa

andrea eusko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu jaun eta andreok egun on

fiskalitate esparruan gure proposamena da gaur egun daukaguna mantentzea

daukagun ongizate eredua mantentzen laguntzen duelako eta bi mila hogeian ebaluatu nola joan diren gauzak eta zeozer

zerga sistema tresna bat dela ez dela helburu bat bere horretan gure gizarte eredua mantenduko duen zerga

zuek aurreko eztabaidan ere esan zeniguten ezetz baina guk alderdi popularrarekin logikoa denez bi mila hogeian berrebaluatzeko akordio bat eduki genuen tta gainera ezetz esaten badidazue gero bigarren txandan aterako dizuet ze prentsa ohar bat daukat esanez hori

se puede mejorar alderdi popularrak aukera zeukan aurrekontu hauetan irudikatzeko bere gizarte eredua zein den eta ez du egin ez delako atrebitu

daukagun ereduak funtzionatzen duelako eta berak badaki funtzionatzen duela lehen

gizarte ereduan ongizate handiagoa dago jendea hobeto bizi da metroak hobeto funtzionatzen du osakidetzak ez da horrela ezta

alde batera eta hurrengoan ea akordio batera heltzen garen eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandara pasako gara

erantzuteko euskal socialista corcuera andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

eskerrik asko arruabarrena jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko defendatzeko casanova jauna

bi mila zortziko krisiak berebiziko garrantzia izan du krisi garaian inposaketa atzerakoiak biderkatu egin dira eta krisia pasatu ondoren inposizio horiek indarrean jarraitzen dute ez dugu berreskuratu eta ez dugu berreskuratuko aurreko egoera bere gabezi guztiekin soilik hazkunde hutsarekin hazkundea itzuli da

arauak aldatu egin dituztelako errealitate berri horrek erantzun berriak eskatzen ditu eta politikak erantzun egoki eta eraginkorrak eskaini beharko ditu bestela erantzunak beste nonbait bilatuko dira amorruan autoritarismoan baina ez demokrazian pnvk estatu minimoaren teorian sinesten du ekonomia enpresarioen kontua delakoan dago

aldatu den mundu batean dagoeneko erabilgarriak ez direnak errealitate batean gaude errealitate berri batean gaude eta ezin da ostrukarena egin hazkunde ekonomiko hutsak ez du ekarriko hobekuntza guztiontzat elite ekonomikoek birbanaketarako tresnak soldatak eta zergak saboteatu dituztelako eta ondorioz

sistema horiek berreraikitzeko dinamikak aktibatzea baina zoritxarrez ez da horrela gurean etsigarria da ikustea sozietateen zerga jaitsi ondoren ondarearen zerga desaktibatzeko ahaleginak abiatu dituztela dagoeneko

soldataren eztabaidari ihes egiten indarrak jartzen mila berrehun euroko gutxieneko soldata faktikoa ez bultzatzeko

argudioak bilatzen hori ezartzeko zirrikituak bilatu ordez soldaten pisua barne produktu gordinaren bat koma zortzi puntu jaitsi da bi mila hamabitik hau da gobernuan urkullu sartu zenetik bi mila hamazazpira bat koma zortzi puntu

hau jaurlaritzarentzat euri tantak kristalean dira edo machadok

aroan atzera egin dugu hainbat aspektu estrategikoetan lau adibide esanguratsu

aurrekontuan bi mila hamabian barne produktu gordinaren bost koma hamazazpikoa zen bi mila hogeiko aurrekontuan lau koma laurogeita hirukoa

hiru koma laurogeita bederatzi bi mila hogeiko aurrekontuetan hiru koma berrogeita hamairu atzera hezkuntzan ikerkuntza eta garapenean bi mila hamabian

bi mila hemezortziko datua bat koma laurogeita bost atzera ikerkuntzan

osotasunean atzera egiten du ere bi mila hamabian aurrekontuek suposatzen zuten barne produktu gordinaren hamalau koma lau eta aurrekontu proiektu honetan hamairua atzera gastu publikoan ere bai datu kezkagarri gehiago badaude

alderatzea gure ustez beste erreferente batzuk behar dira herrialde garatuenak sozialki eta ekonomikoki baina hau egitea gainera arriskutsua da

azkenean bere antza hartuko duzulako eta hori da gertatzen ari zaiguna gure lidergo historikoa jada hainbat arlotan desagertu da

balearrak eta kantabria eaeren langabeziaren tasaren azpitik daude dagoeneko

eskola segregazioan eta hezkuntzaren emaitzen azterketei dagokionez zer esanik ez

eae estatu komunitateen artean desberdintasun handienetakoak

bezain kezkagarria da demografiaren erronka zantzu eta abisu guztiei jaramonik egin gabe egoera lehertu zaio jaurlaritzari diagnostiko zehatzik egin gabe

eta gizarte eragileekin konplizitate emankorrak ehundu gabe euskadi va bien esaten diguten bitartean euskaldunok

utzi egin diogu gerra ondoko jaiotze tasetara itzuliz

aurtengo aurrekontuak gizartean bolo bolo dauden kezka batzuk jaso

diskurtsoan ez aurrekontuetan hiru mozorro saiatu dira jartzen aurrekontuei berdea morea eta gorria aurrekontu hauen eznahikotasun sozialak orain arte emandako datu guztiek frogatzen dutela uste dut orain arte garatutako politika ekonomiko berberak jasotzen baitira eta hauen emaitzak arestian

eh bilduk politika publiko indartsuak aldarrikatzen ditu gizarte gisa ditugun errealitate berriari zein erronkei egoki heltzeko aldi berean babesa eta aukerak eskaini eta aberastasunaren

bermatzen dituztenak horrek aldaketak eskatzen ditu kasu batzuetan egiturazkoak

azpimarratu eta erantzun beharreko batzuk lehenengoa

herri gisa ditugun erronkei erantzuteko muturreko austeritate politikak alde batera uztea eta politiko ekonomiko berriak indarrean jartzea gizarte kohesioa sendotzea ekoizpen eredua eraldatzeko edo trantsizio ekologikoak ekartzen duen erronkari egoki erantzuteko badugu aukera eta beharra

indartzeko eaeko administrazioaren egoera finantzarioak aukerak ematen ditu politika fiskal eta finantzarioan bestelako neurriak hartzeko besteak beste defizit zero

hortaz diru sarrera berriak ekarriko dituen zerga erreforma eta hemen diseinaturiko zorpetze eta defizit ibilbide berria adostea eta indarrean jartzea premiazkoa da

aurrerapausoak ematea premiazkoa da hedatuta dagoen egiturazko prekarietateari erantzun irmoa eskaintzeko ezinbestekoa da baita gure errealitate sozio ekonomikoari eta ekoizpen ereduari estuki lotutako lan harreman eredu bat izatea eskumen berriak berehala bereganatzea enplegu politika pasiboak kasu une honetan baina jaurlaritzak ekimena har dezake ere hainbat neurri epe laburrean indarrean jartzeko diru publikoarekin sustatzen diren kontratu eta kontratazio publiko guztietan mila berrehun euroko gutxieneko soldata ezartzeko konpromezua adibidez

eaeko gutxieneko soldata de facto ezartzeko apustua hirugarrena larrialdi klimatikoari aurre egiteko tokian tokiko proiektu eraldatzaileak indarrean jartzea

indarrean jartzea eta besteak beste tokiko administrazioen inbertsioak bultzatzeko finantza tresna eratzea definitu zen moduan adostu zen moduan agintzen duen moduan aurten ehun milioirekin lau ekoizpen ereduaren aldaketa etorkizuna irabazteko apustu estrategiko honetan barne produktu gordinaren ehuneko hirua ikerketa eta garapenerako dedikatzea enpresa nagusien errotzeko funtsak indartuz

badira gauzatu beharreko ekimen nagusi batzuk bost

ardura publikoa da bereziki tamalgarria eta salagarria da zaintza lanen egoera feminizatua prekarioa eta baztertua sarritan

ez dago berdintasunaren bidean aurrera egiterik zaintza ereduaren inguruko

hartu gabe betebeharra da beraz erakunde publikoek dagokien erantzukizuna bereganatzea sektoreko lan baldintzak duintzeko eta zaintzarako kalitatezko zerbitzuak bermatzeko sei babes sistema trinkotzea eta osatzea errealitate berriaren ziurgabetasunak eta babesgabetasunak interpelazioa egiten diote gure babes sistemari eta dituen gabezi eta hutsuneak agerian utzi ere hortaz egoera berriari egokitzeko ezinbestekoa da

uztea adibidez diru sarrerak bermatzeko errentan babes maila indartzeko eskuduntza berriak ekartzea gizarte segurantza alegia pentsioen erronkan zerbait egin ahal izateko edo zerbait gehiago

garatzeko diruz ondo hornitzea adibidez etxebizitza politika eta zazpi kalitatezko zerbitzu erreferentzialak indartzea

murrizketen jomugan egon ondoren ahulduta eta kalitateari dagokionez gainbeheran daude zerbitzu publikoak langileria ere murriztu da estatuak agindutakoari

behin behinekotasun tasa ere izugarria da ehuneko berrogeitik gertu norabidea aldatzea premiazkoa da arreta berezia jarriz langileen zahartzea ekartzen ari den

hezkuntzan ere norabide aldaketa ezinbestekoa da eta eredu propio aurreratua osatzea lehentasunezkoa da aurrekontu eztabaida batean gaudela ahaztu gabe oso garrantzitsua da horiek bere lekuan kokatzea eta politika publikoaren

fitxekin bateratzea izan ere aurrekontuak badira politika publiko esanguratsuak garatzeko urteko tresnarik kualifikatuena baina ez bakarra benetan bere jendea babestu eta zaindu nahi duen subjektu politikoa nahi baldin badugu

subjektu horren esku izan behar dira politika egiteko elementu guztiak izan ere ezin dugu ahaztu politika publiko esanguratsuak izateko premisa eskuduntza egokiak izatea dela

berriak eskuratzea ezinbestekoa izanik eta bukatzeko politika publiko esanguratsuak izateko tresna gaurkotua ere ezinbestekoa da gure kasuan estatus politiko berri bat berdinen arteko harremanean oinarrituta eta berme guztiekin ez da kapritxoa tresna horien faltan arlo soziolaboralean adibidez larria da hankamotz gelditzen da esfortzu oro

eta dauden hutsune zein egoera bidegabeei heltzeko heldulekurik gabe

eskuduntza horiek gabe sarritan gainera eskuduntza falta hori bada aitzakia eta lasaigarria jaurlaritzaren esku dauden aukerak ere ez aktibatzeko baina edozein kasutan daukagun egoera aztertuta indar korrelazioak ikusita

indarrak eta dinamismoez ohartuta ez dago zalantzarik estatu ikuspegi eta joera hori nagusitzea jendearen bizi baldintzak hobetzeko izango litzatekeela

eskerrik asko corcuera andrea arruabarrena jauna euzko abertzaleak zurea da hitza

onak zarete beti filosofian eta zuk ere filosofiaz asko dakizu

baina gero prosara aldatzerako orduan gauzatzerako orduan hor daukazue zuek arazo nagusia eta hori agerian gelditu da beste behin

baina gero zuek jarraibideetatik zuzenketak gauzatze horretara

eskakizunen ehuneko laurogeita hamarra behintzat ez comencemos por el sueldo mínimo

pasa den astean eta bueno erronka asko daude eta hausnartu beharreko erronka asko daude baina aurretik esan bi gauza daudela egia direnak bata egin ile apur bat galdu dugu eta flequillo gutxixeago daukagu baina oraindik ere argazkian guapo gaude

eta bigarrenik mundu guztian ematen ari den joera bat dela hau da

hau da bueno txirotasunaren maila horretan mugitzen diren hiritarrek

luzeak egin lirateke baina guk egin ahal dugun gauzen artean adibidez rgiren erreforman zuen alderdiak pankarta edukiko du

esfortzu bat egingo du foessaren foessaren

egia da bueno indargune batzuk eta ahuldade batzuk ditugula baina oro har

guk gure partetik eta zuek zure partetik uste dut egin behar dugula gure eskuan dagoena gauza egoera hau

pintura berdez marrazten dituela presupuestoak zuek benetan aurkeztutako proposamenak nahiko eskasak dira alde batetik

euro gehiago eskaintzen dizkiozue udalak auditoria energetikoak egiteko ondo egongo litzateke eta gero hidrocarburos de euskadi

aipatzen duzue diskurtsoan bai jasangarritasun energetikoko legean zuen ustetan

aurreikusten zirela eta hemen nik orain bilbon bizi naiz eta bilbainada txiki bat botako dizuet begira ez da egongo urtean legeak aurreikusten du dekretu bat egin behar dela bai eta ez dakigu hori

hortik aurrera ez da egongo erkidegoan kasu honetan

eta finantzazioa ez duenik edukiko zergatik herri txiki askok hori lan hori eginda daukatelako

madrilen ere funts bat dagoelako lan horiek zerbitzu hori eskaintzen duena eta hirugarrenik euskal herriko

udal askok badaukatelako kapazitate finantzieroa hori aurrera eramateko beraz udaletxe batetik deitzen badizue esaten ez dagoela finantziaziorik

gorri jarri behar banaiz mila bider jarriko naiz baina uste dut ez naizela jarriko

esaten duzue errekorteak egon zirela eta egia da bi mila hamabigarrena urtean zazpi koma bosta errekortatu zen baina

gaindituta dago eta esaten duzuenean ez duzu ez duzu esan

egin duzu zure interbentzioa baina aipatzen duzunean joe es ke hurrengo urterako

gauza ona da ezta baldintzak berdinak badira eta pertzeptore gutxiago badaude gauza ona izango da

aurreikusten zuen gobernuak ehuneko laua igoko da eta nik uste hori ona izango dela herriarentzako ezta eta azkenik

zuen zuzenketa guztietan aipatzen duzuen faktore bakarra da zaintzak

manifestazioetan lemetan zaintzen inguruan eta pertsona erdigunean jartzearen eta rollo horretan

eta gauza rollo edo bueno ildo horretan ildo horretan zoaztelako ezta eta

erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

diskurtsoa idatzita eta ez entzutea eta ez entzutea esaten dena atril honetan da ez dela erantzuten gero esandakoari

esan ez denari eta ez zaio erantzuten esaten denari

ez dit erantzun galdera gako bat zergatik legea urratzen da zergatik administrazioen sostengarritasun energetikoaren legea urratzen da zuk esaten didazu ez dela beharrezkoa izango hori zer da irizpide

ez da beharrezkoa izango legeak hori esaten du zertan pentsatzen ari zineten lege hori aprobatu zenutenean zertan

berdin zait legeak esaten du eta legea aprobatzeko eh bilduren bozkekin

hitz politetan ez gelditzeko eta hain zuzen ere funtsak mahai gainean jartzeko eta gure aldeko bozka lortu zenuten horrekin eta orain ez duzue bete nahi eta hori ezin da egin ezin da egin ezin da egin pase forral eta hortaz hitzik ere ez aldaketa klimatikoaren garrantziaz datu bat alemanian

ez da egongo da zuzenketen inguruko eztabaidatzeko eguna baina zuek zuen aurrekontuen defentsa egin ordez

higatzea eta erasotzea eta ekarpen bat edo iradokizun bat egingo dizut zuk esan didazu zergatik ez dituzu ekarri iazko proposamenak hain gertu gelditu bazinen

es ke ezinezkoa da akordio bat erdieztea eh bildurekin iazko proposamen berberak ekartzen dizkigutelako

ala ez ba nik egia esango dizut oso antzekoa da sailburuari planteatu dioguna iazko proposamenarekin logika politikoa oso daukalako guretzat iaz ezinbestekoa zena aurten ezin du izan bigarren mailako kontu bat

gauza batzuetan bestetan atzera joaten ari gara hor ez da pankarta datuak eman ditut eta horren inguruan

baina inertziaz jarraitzen dugu funtzionatzen inertziaz eta inertzia guztiak azkenean agortzen dira begira francoren garaian francoren garaian

bizkaia eta gipuzkoa lehenengo herrialdeak ziren estatu mailan

lehenengoak ginen gure egoeraren sekretua ez da pnv hemeretzi mendean ere gure lurraldeetan estatu espainolak

sekretua ez da pnv sekretua da herri honen nortasuna izaera lanekiko konpromisoa sekretua da industria ere bai horri esker gauza batzuetan hobeto gaude

denon artean eraikitzen ari gara gizarte bat eta zuen kudeaketa aportatu ordez moteltzearen aldeko izaten ari da momentu honetan eta esaten dut abiadura handian doan txirrindula ere gelditzen da

eragiteari uzten bazaio kontuz momentuz momentuz

amaitzen dira eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

akordiorik nahi izan hori argi gelditu da naturaltasunez esan dozu baina hombre

eztabaida amaituta bototara jartzen da itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz ez da

taldeak dauka boto azalpena lehen minutua bai hernández jauna zurea da hitza

hernández jauna jarraian bollain jaunak dauka hitza

aurrekontu legeari egindako osoko zuzenketak eta hauek aurkeztutako taldeen proposamen politikoak entzuteko aukera izan dugu

manipulazio dezente eta autopropaganda asko ikusi diren

hauek ez direla elkarrekin podemosen aurrekontuak eta gainera gureak izatetik oso urrun daudela baina egungo egoera ikusita

diagnosi bat eta ortzi muga marrazten duen diskurtso bat egitea

proposamen edo konponbiderik eman gabe eta bestalde euskadik bi mila hogeian izango dituen

potentzial berri baten aurrean erantzun egokiagoak emateko lan eginez